egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bakoitza zuen eserlekuetan

gai zerrendako lehenengo puntua galdera amaia arregi romarate

sailburuari egina bi mila hamairu bi mila hamasei etxebizitzak birgaitzeko renove planari buruz arregi andrea zurea da hitza

eta zure baimenarekin eserlekutik euzko abertzaleak taldeak

aurretik onartutako antzeko beste plan batzuekin konparatuz zein berritasun eta onura ekarriko dituen onartu berri den

eskerrik asko arregi andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria aburto jauna zurea da hitza

lehendakari legebiltzarkideok egun on guztioi bai planagaz jarraituko dugu eta saiatuko naiz osoko bilkura honetan azaltzen

eskerrik asko aburto jauna arregi andereak dauka hitza

jauna zure azalpenengatik pasaden astean prentsan irakurri genuen eusko jaurlaritzak bi mila hamairu bi mila hamasei aldirako

dauden etxebizitza eta eraikinetan esfortzua egitea beharrizan handiak baitituzte egitura eta eraikuntza hobetzeko lanak

indarrean dagoen araudiari egokituz energia aurrezteko orain arte laguntzak zuk zeuk esan duzun moduan batik bat etxebizitza berrientzat izan dira beraz zaharren berrikuntza sustatzeak onura nabarmenak ekarriko dizkie

etxebizitzen eraginkortasun energetikoa bultzatzen da ingurumena babestu nahian energia gutxiago kontsumitzeko eta ce o bi gutxiago isurtzeko ahaleginak eginez europa bi mila hogei estrategiaren helburuekin bat eginez behin eta berriz entzun diguzue esaten enplegua ez dela dekretu bidez sortzen baina erakundeek lan egin behar dutela egoera eta baldintza egokiak ezartzen enplegua sor dadin eskerrik asko
eskerrik asko arregi anderea jaurlaritzak bi segundo bakarrik dauzka

laura mintegi lakarra eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina europako batzordeak espainiako estatuari ezarritako agindu berriak aplikatzeari buruz
mintegi anderea zurea da hitza egun on legebiltzarburu andrea lehendakari jauna

agindu berriak ezarri dizkio austeritate politikoaren ildotik neurri aipagarrienak dira esate baterako defizit mugaren inguruan pentsioen inguruan

lan erreformari beste koska bat gehiago egitea eta osasungintzan gastu efikazia ekuazioan areagotzea egoera hori ikusita
zein da jaurlaritzaren jarrera eskerrik asko eskerrik asko mintegi anderea jaurlaritzaren ordezkaria lehendakari jauna zurea da hitza

eta eusko jaurlaritzaren jarrerari buruz arituko naiz argi eta garbi esango dizut gainera

aukera bat da jaurlaritzaren erabakia da aukera hori ahal den

erabiltzea zertarako ekonomia suspertzeko eta enplegu aukera berriak sortzeko aukera bat dugu eta horretan jarriko dugu gure arreta guztia

guk egin behar duguna momentu honetan ez dakigu espainiako gobernuak zer egin behar duen jakingo dezagunean gure jarrera azalduko dugu baina bitartean gu geurera nahikoa lan dugu gure proiektuak adosteko eta martxan jartzeko hori da guk eusko jaurlaritzatik egin behar duguna eskerrik asko

que tiene como referente principal la solidaridad benetako gakoa eta hona dator galdera zera da bi modelo horien aurrean zergatik jaurlaritzak hartzen duen bere gain bruselatik

datozen neurri liberalak eta bi erantzun posible daude erantzun bat da

bere gain hartzen dituela neurri horiek ados dagoelako politika ekonomiko horiekin hau da modelo liberal horrekin bat datorrelako edo bere gain hartzen ditu neurriak

autonomía edo soberania nahikorik besterik egiteko eta erantzuna garrantzitsua da

neurri horiekin baina arazoa dela soberania

bitartean neurri batzuk hartu daitezkeela baina badagoela

badakigula nora goazen baina erantzuna baldin bada bere gain hartzen dituela neurri liberal horiek

eta erabaki bat hartu behar da eta erabakirik hartzea ba da erabaki mota bat eta funtsean hori da gure galdera zergatik hartzen dira gain

neurriak ados zaudetelako politika ekonomiko horiekin edo soberania nahikorik ez duzuelako eta erantzutea interesgarria litzateke eskerrik asko

eskerrik asko mintegi andrea erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

mintegi andrea lehenengo txandan erantzun egin dizut niri galdetu egin didazu ea jaurlaritza honek zer egin behar duen eta esan egin dizut

baita giza zerbitzu publikoak bere oinarrian mantendu egin ahal izateko gauza biak orekatuz eta

modeloetaz eztabaidatu behar baldin badugu baina inor kritikoa izan nahi baldin bada europatik

izan ere nik neronek ere espainiako presidenteari

planteatu egin nion non egin behar zuen indarra espainiako presidenteak edo espainiako gobernuaren presidenteak europar batasunaren aurrean

hirugarren puntua galdera susana corcuera leunda euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina turismo tasari buruz corcuera andrea zurea da hitza

eskerrik asko corcuera andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den arantxa tapiak dauka hitza

esatea corcuera andrea indefiniziorik nik ez dudala ikusten baino esango dut

jaurlaritza honek ez dauka ez bere agendan eta ez du inolaz ere ez ikusten aplikazio hori

une honetan lurralde batetan bakarrik ezin liteke jarri

ez indefiniziorik eta ez ezer berezirik esaten duena hori egin daitekeenik eskerrik asko

eskerrik asko corcuera anderea erantzuteko tapia andereak dauka hitza

jarri nizula kataluniako informazioa jasotzen ari garela eta egia da

da jakitea bere eskumenen artean gertatzen diren gauzak beste instituzioetan jakitea eta nola aplikatzen diren zentzu honetan bai egia da kataluniarekin ari eta ikusten zer gertatzen den bere turismoan eta nola ezartzen duten

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako laugarren puntua galdera
arantza quiroga cia euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

irekita daude zure galderan planteatzen dituzun helburu guztiei elkarrekin erantzuteko elkarrekin ez eusko jaurlaritza honek bakarrik

akordioak lortzeko quiroga andrea ondo dakizu hori hiru aste daramazu karguan eta astelehen honetan

eskerrik asko lehendakari jauna jarraian quiroga andereak dauka hitza

eskerrik asko quiroga anderea erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

atea irekita dago akordio guztietarako astelehen honetan berriro

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina
urriaren hogeita bosteko jaiegunari buruz maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea maneiro jauna

eta gobernuaren izenean aburto sailburuak hemen esandako gauza batzuk nik ere

maiatzaren hogeita lauean gobernuak legebiltzar honetan esan zuena gaur ekainaren zazpian berretsi egiten du hitzez hitz me limito a repetirle

gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina garapenerako lankidetzari eta

barrio jauna zurea da hitza gracias señora presidenta

eskerrik asko legebiltzarburu andrea barrio jauna

helburua honako hau da legegintzaldi honen bukaeran kooperazio laguntzen aurrekontua berreskuratzea da hau da beraz gure helburua eta gure konpromisoa legegintzaldi honen bukaerarako hori guzti hori lortzea gaur egungo baldintzak kontutan hartuz hori

edo hitz egin duzu onartu egin behar dugu ez dugula lehengo urteko aurrekonturik ez dugu nahiz eta luzatuak diren baina ez ditugu iazko aurrekontuak baina lehengo urteko proiektu guztiak martxan mantenduko ditugu aurten egoera ez da erraza

lehen urte honetako lehentasunak aurrekontu igoerak eskatzea ondo dago baina

eta baita lankidetzan kooperazioan jakin egin beharko da hemen jartzeko nondik kendu behar den esatea ere ondo egongo litzatekeelarik

beraz barrio jauna eusko jaurlaritzaren konpromisoa oso argi azaldu dugu iaz indarrean zeuden proiektu guztiak mantentzeko konpromisoa hartu egin dugu

aurrekontu muntak errekuperatzeko konpromisoa hartu egin dugu

hau da beraz errealitatea barrio jauna onartutako errealitatea argi eta garbi azaldutako errealitatea martxoaren seiko agerraldia aipatu egin dut

gobernuak egoeraren berri eman du gure proiektuen berri eman dugu gure konpromisoak ere azaldu egin ditugu

bilera guzti horietan eskertu egin da jaurlaritzaren zuzeneko informazioa honek ez ditu arazoak konpontzen badakit ez ditu arazoak konpontzen baina honekin eta konpromiso zehatz batzuekin datozen urte hauetan kooperazioaren lankidetzaren indarra

relaciones externas muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

ildo nagusiak legebiltzarreko giza eskubideen eta herritarren partaidetzaren batzordearen aurrean aurkeztu ziren martxoaren seian

etengabeko harremana mantendu egin dugu erakundeekin legegintzaldi osorako ditugun planen berri eman egin dugu eta beteko ditugun konpromisoak hartu egin ditugu

guztiok dakigularik ekonomia eta aurrekontuen errealitatea zein den behin eta berriz diot bai egungo errealitatea eta baita datorren urtekoa ere erabakiak hartu behar ditugu lankidetzarekin ditugun konpromisoak

lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa estitxu breñas eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina radio vitoriaren
egoerari buruz breñas andrea zurea da hitza eskerrik asko egun on

bere gaurko egoeraz laburbilduz ondorengoa dena eitb ko zuzendaritzak pertsonal atalean murrizteko apustuari

hogeita bost inguru kaleratzeko asmoa salatu dute bertako sindikatuek erabaki horrek

zaharrena kolokan utziko luke eta etorkizunari begira bere biziraupena bera ere arriskuan legoke bertako langileen eskubideak eta informazio askatasuna

mugatzeaz gain eitbren erabakiak kezkatuta legebiltzar talde honek

ondorengo interpelazioa egiten dizu azal diezaguzun ea ze asmo duen jaurlaritzak

bermatzeko bere plantilaren laurden bat kaleratzea horren kontra doala kontuan hartuta

batetik radio vitoriaren indarra eta prestigioa gasteiz eta arabako gizartean hau ez da

urtetan egindako lanaren ondorio pertsonek egiten baitute kalitatezko zerbitzu bat

irrati bakarra da hala bedi irrati librearekin batera

urtarrilaren hogeita hamaika bitartera eta datu zehatz honen aurrean zifra dantza eta irakurketa interesatua egiten da zuzendaritza eta eaj ren partetik atzo ramírez escudero jaunak aipatutako bi kontratu berri horiek ez dute ordezkatzen hamar lagunen talde hori

bi langileren lanpostua beraz zuzendaritzak bere interesen arabera baliatzen ditu datuok iritzi publikoa nahastu nahian eta hori engainatzea da

handia jaso du herritarrena kolektiboena pertsona esanguratsuena hiritarrena eta erakunde publikoena udala biltzar nagusiak eta parlamentua

euren lanagatik ezagunak dira araban kontratu ebentualak eta formakuntzazkoak dira bertan behera

direla eta ez egiturazkoak eta beraz egiturazko plantilari eutsiko zaiola baina esan beharra dago behin behineko kontratu hauetako batzuk hamar urte baino gehiago luzatu direla eta horrek esan nahi du langile horiek

funtzio estrukturala bete dutela urte hauetan guztietan zehar eta ildo horretatik egiturazko lanpostuak direla formakuntzako kontratuak gazte enpleguak dira eta hiru gazte kalean geratuko dira nola uler daiteke atzo bertan agertutako berria kasu honetan el lehendakari

aurrera ateratzeko bertan behera geratuko dira hau ez da pertsonengan pentsatutako politika hau enplegu publikoa eta enplegu gaztearen suntsiketa da argi eta garbi eta zuzendaritzaren arabera atzo eaj ko ordezkariak behin eta berriro errepikatu zuen bezala kaleratzeak hainbeste

eta kaltea iragartzea nola egingo zaio aurre eitb ren ebentualitateari bestetik guztiak kalera botata

radio vitoria zurgatzeraino zelan utziko zaio orain arteko informazio lokalari

hamar langile gutxiagorekin izan ere irratiak zentzua eta etorkizuna baldin badu tokiko informazioari esker da zer egingo da bat hamarreko gestore ratioarekin atzo ikusi genuen gainera bbc ren eredua prestigiozkoa izan da

zelan igo duen ratio hori nola abiatu daiteke halako prozesu bat

aurkeztu gabe eta adostasunak bilatu gabe zuzendaritzak bestetik bidalitako ohar batean honela dio

parte dela eitbko proiektu bat ondorioz

eitb radio vitoriarekiko solidarioa eta partaidea den bezala hala izan da

enpresa barruko elkartasunaren ebidentzia asko daude krisi garaietan elkartasuna inoiz baino beharrezkoagoa da

egiteko deia luzatzen dio zailtasun garaietan gure ekintzek arrazionalak eta hotzak eta hotzak izan behar dute baina baita solidarioak ere solidarioak ze eskatzen zaie langileei kaleratzeekin solidarioak izatea zuzendaritza prest dago

langileen batzarrari azaltzeko informazio kontrastatua jasotzeko eskubidea baitauka ba hori gutxiengoa litzateke falta zena informazio hori zuzenki ez ematea gure ustez baliabideak hobeto

babestuz atzo etxe honek erabaki irmoa

eta espero dugu gobernua honen aurrean arduraz jokatzea eta

eustea gainera amaitzeko jada neurri honekin denok galtzen dugu atzo nahiko garbi geratu zen batetik langileek bestetik gasteizek bestetik arabak eta azkenik eitb k

eskerrik asko legebiltzarburu andrea urruzuno jaunari erantzungo niola pentsatzen nuen baina

radio vitoria ez da itxiko ez da itxiko radio vitoriak euskal irrati eta telebistaren barruan jarraituko du bere zerbitzu publikoa eskaintzen azkeneko hogeita hamar urteetan bezala

legealdi honetarako proiektua aurkeztu zuenean duela hilabete bat maiatzaren hamairuan hain zuzen horrela adierazi du baita ere eitbko

hau da eitbren proiektua eta argi eta garbi esango dizut hau da baita ere eusko jaurlaritzaren helburua radio vitoria eitb taldeko irrati bat da

eta bide horretan jarraitu behar du eitb eta jaurlaritzaren arteko harremanak kontratu programaren bidez kudeatzen da breñas anderea

eitb eta eusko jaurlaritzaren helburua hau delarik gaur ziurtatu dezaket datorren kontratu programan ere helburu hau mantendu egingo dela

arduratsuak eta zehatzak izatea tokatzen zaigu edo dagokigu

radio vitoriak bere langileen ehuneko hogeita bostak kaleratzeko asmoa duenik ez da egia ez da egia beraz

así está suscrito en el contrato programa zehatza eta arduratsua izatea eskatu dizut

urtean zehar kontratu asko egiten eta desegiten dira beste edozein sektoretan bezala breñas andrea gertatu da eta gertatuko da baina eguneroko kudeaketaren erabaki horiek ezin dira erabili proiektu oso bat kolokan jartzeko

eta izango da bere programazioa dauka eta edukiko du radio vitoria eitbren zati bat da eta izango da horrela nahi du eitbk

bukatzeko adierazi nahi dut eitbren kudeaketa gardentasun osoz

gobernuak administrazio kontseiluak eta legebiltzar honek kudeaketa horren jarraipen eta kontrol osoa egiteko aukera dauka emandako pausuak

apuntatu ditut eta saiatuko naiz modu ordenatuan azaltzen

ezinbestekoa dela aurrekontu gutxiago dagoenez ezinbestekoa dela beste modu batez izendatu duzu baina ezinbestekoak direla kaleratzeak

de recursos bale guk jarraitzen dugu pentsatzen posible dela beste kudeaketa eredu bat eta

eredu horretan oinarrituta lanpostuei eustea

itzelezkoa da eta horrekiko logikak dio zer edo zer egin beharko litzatekeela gutxienez

babesten saiatzeko hori batetik gero esan duzu atzo bezala gaur berriro ere ibili behar izango gara zifra

horrekin ez dela egia hamar langile kaleratuko direla

ez dute hori horrela adierazten jarraitu aipatu duzu

baina gauza ez da bakarrik eutsiko zaiola gauza bati baizik eta

ez duzu hitz egin ez dakit besterik ahaztu egiten zaidan apuntatu dudan gauzekin

orduan kaleratzearen harira joango naiz

zeintzuk izango diren eta gero egingo dugu matematika eragiketa jakiteko benetan diren lau edo hamar azkenean batetik zuzendaritzak dio bi mila hamairuko ekainean

datuen arabera uztailean izango dira baina beno berdin dio gauza da kaleratzeak egongo direla

denboraldiko programa horiekin lotutako obra amaierako nire ustez

datuen arabera merkantilak dira hiru kontratu bukatuko dira hauek izango dira beno programak dira plaza nueva eta más vale tarde horiek dira oso erreferentziazko

arabako gizartean uztailaren hogeita hamaikan esan bezala amaituko dira kontratu hauek

artista dira urteak daramatzatenak urtero egiten da abuztuarekin batera programazioaren aldaketa ohiko programazioaren etenaldia eta irailarekin batera berriro heltzen zaio ohiko programazioari

desagertzea erabaki da eta zertan oinarritzen da hori gure ustez

ekainaren hogeita hamarean beno zereginen metaketagatiko bi kontratu bukatuko dira

orain arte iraupen luzekoak izan dira lau urtekoak esan bezala ezagunak jada

beste kazetari bat kontratatuko da radio vitoriako arduradun bat ordezkatzeko

direnen hutsuneak praktikako kontratu bat bukatuko da bi urteko gehienezko muga beteko duelako esan dut

eta ez dago aukerarik langile horrekin kontratatzeko era horretan gazte enplegua sortuz orain azalduko dut zein izango den kontratu berri

gasteizen bizi den euskadi irratiko kazetari bat radio vitoriara joango da tokiko informazioa lantzeko gainera kazetari hori informazio horiek

emateaz arduratuko da arabako gaien presentzia hobetzea ekarriko duela honek dio zuzendaritzak

hau da zukututa horrela eutsiko zaio orain arteko kalitateari eta gero

eta sortuko dira beste hiru saio berri zelan egingo da hau hamar langile gutxiagorekin nola eutsiko zaio oso antzeko baliabide mailari gero
breñas andrea denbora amaitu zaizu lehendakari jauna zurea da hitza

breñas andrea ez al da telebistetan eta irratietan programazio bat bukatzen denean edo programazio bat aldatu egiten nahiz eta egoera ekonomikoan hazkundea izan edo beherapenak edo jaitsierak izan

eta ezta bukatzen direnean ere ikus entzulegoa ez denean behar den bestekoa edo pentsatutakoaren bestekoa ez al da programa bat bukatzen ez dezagun nahastu ez dezagun nahastu

eta radio vitoriak duen programazioa eta programazio horretan nor den profesionala eta plantila estrukturalekoa ote den ala ez radio vitoriaren plantila estrukturala berrogeita zortzi lagunen plantila da eta izaten jarraitzen du

eta radio vitoriaren bizi iraupenarena ez dezagun dena nahastu hemen beste helburu batekin gai hau ekarriaz populismoaren

hitz egin duzu eitbren kaleratzeei buruz edo murrizketei buruz ezin da esan eitb giza baliabideetan kaleratzeak egin dituenik ez da egia ez da egia egindako murrizketa bakarra zuzendaritzan egin dira eta zuk aldarrikatzen didazu ea zer egin den kudeatzaileengan edo zuzendaritzan egun aurreko lege aldian baino ehuneko hogeita hamar zuzendari edo zuzendari orde gutxiago dago

erakunde publikoak hainbat aukera dugu eitbren jarraipena eta kontrola egin ahal izateko breñas anderea eitbren partetik eskatutako informazio guztia

gardentasunez egindako kudeaketa baten seinale eitbk radio vitoria irratiaren jarraipena bermatu egiten du eta egingo du

egin duen bezala besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa
juanjo agirrezabala mantxola eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina lomce hezkuntza erreformari buruz agirrezabala jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea eta lehendakari egun on

hezkuntzaren kalitatea hobetzeko lege aurreproiektua

euskal curriculum aren euskal hezkuntza sistemaren eta euskal herriaren aurkako erasorik larri eta handiena da el proyecto

egia da ez dela aurreneko aldia gai hau aztertzen denik legebiltzar honetan eta

azkeneko aldia ere izango dakizuen bezala joan den maiatzaren hamazazpian espainiako ministroen kontseiluak

aste honetan bertan wert ministroak argi eta garbi adierazi du los alumnos del país vasco

erreforma horretan dagoen fondoko ezaugarrienetako bat espainia gehiago euskal herria gutxiago beste adibide

oinarrituta dagoen lege bat besterik ez dela

wertek kutsu ideologiko nabarmena duen erreforma

espainiar gobernuaren proposamenak martxan dauden murrizketekin bat egiteaz gain inboluzioa dakar

aldeko apustua alegia hizkuntza zein hezkuntzaren aldetik atzerapauso den neurrian

eta hezkuntza eskubideen kontrako eraso zuzena da eta berriz ere

euskal herriak burujabetza osoa behar duela hezkuntza arloan ere berezko erabakiak euskal jendartearen beharren araberakoak hartu ahal izateko lezio argi bat ikasi beharrean gaude lehendakari jauna madrilen eta madrilekin ez dago ezer egiterik eta bidea hemen egin beharra daukagu eta

bakarrik esaten hezkuntza agente eta gizarte agente gehienek diote hau werten aurreproiektu hau onartezina da eh bildurentzat onartezina da euskal herriarentzat eta onartezina da hezkuntza sistemarentzat izan ere proiektu hau gure eskumenei egiten zaien beste eraso larri bat da gure beharretatik

erabat urrun dagoen proiektua da denontzako kafea

ikuspegi erabat uniformizatzailez gure errealitatea eta beharrak inolaz ere aintzat hartu gabe ildo horretatik eskola porrotari aurre egiteko eta itxuraz hezkuntzaren kalitatea hobetzeko aitzakia darabil

asmoarekin ikusi besterik ez dago curriculumaren izaera zentralizatzailean sakontzeko planteamendua eskoletan landu beharreko derrigorrezko etapetako eta batxilergoko irakasgai ardatzen edukiaren ehuneko berrogeita

estatuak ezartzen du berriro ere baina horretaz gain etapa amaieretan egin beharreko ebaluazio frogak ezartzen ditu curriculuma

erkidego guztietarako berdinak eta kanpoko irakasleek zuzenduta errealitatean beraz dena dago estatuaren esku komunitate

nahi dutelarik froga hauek ikasleen bereizkeria goiztiarra eta oztopo lasterketa sustatzen dute eta bestetik hezkuntzaren kontzepzioan ideologikoki atzerakada sakona

irizpide pedagogiko eta integratzaileak alde batera uzten ditu ekitatearen aurkako proiektua da zalantzarik gabe eta ikasleen aniztasuna ez du inolaz ere aintzat hartzen aitzitik hezkuntzaren

erreforma honen helburua hezkuntza eta ikasleak ekonomiaren enpresen eta merkatuen beharren baitara moldatzea da enpleagarritasuna

ikasleen aukera berdintasuna mugatzen du ikasleen bereizkeria goiztiarra sustatuz eta lehen mailako eta bigarren mailako ikasleak sortzeko

moldatzen da lanbide heziketa eta sortzen da prestakuntza eta ikasketa kontratua

erabat ideologizantea izanik azkenik benetan larria iruditzen zaigun beste eraso bat bertako hizkuntzari euskarari emandako trataera proiektua duen helburua irakaskuntzan gaztelania zabaltzea eta hizkuntza propioen garrantzia eta presentzia murriztea da eta zalantzarik gabe murgiltze

izan ditu ia sei hilabete beteko diren hauetan oso epela eta txepela hasieran erantzuna wertekin elkarrizketa bidea erabili nahi zuela esan zuen sailburuak

argi zuenean aurrera egingo zuela bai ala bai kosta ala kosta nik uste dut argi esan beharra dagoela herri honek behar zuen lidergoak ez duela gobernuak bermatu aurreko maiatzaren hogeita seian portugaleten zuk zeuk bai edukiak eta bai formak zorrotz kritikatu zenituen

lege honi aurre egingo diola tresna legal guztiekin esan zuen

zure gobernuak kritikoa dela lege proiektuarekin esan du azken egunotan

aurre egingo dion zein urrats eman behar dituen lege proiektua ez aplikatzeko eta gure hezkuntza sistema propioa garatzeko gakoa ez dago irakurketa kritikoa egitean baizik eta bere aplikazioa saihesteko hartuko duen estrategia zehatz eta efikaza garatzean hortxe dago gure ikuspuntutik gakoa

desobedientzia da bidea ez aplikatzea eta horrekin batera gure hezkuntza sistema propioa garatzea

erkidego honetan gaur euskal gizarteak

eragile guztiek zure ahotik gauza bat bakarrik entzun nahi dute lege hau ez dela euskal autonomia erkidego honetan

eskatzen dutena horixe da hezkuntza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea agirrezabala jauna

egoeraren larritasunaz gogoetak egin dituzu eta erreformari nola aurre

azken batean zein izango ote den gure jarrera galdetzen duzu

eta nik esango nuke nahikoa ezaguna dela azkeneko sei hilabeteetan zuk esan bezala behin eta berriz errepikatu egin baitugu hemen

esaten den bezala eta hilabete hauetan bai jaurlaritzaren ekimen guztiak bide beretik joan dira ez gatoz bat lomcerekin

gure esku dauden bide guztiak erabili ditugu eta aurrerantzean ere erabili egingo ditugu

aurkako jarrera azaltzeko jaurlaritza honen aurrenetako ekimena hezkuntza ministroari bilera bat eskatzea izan zen zuk aipatu bezala

bilera hori eskatu egin zuen negoziazio bide bat jorratzeko ezinezkoa izan zen eta handik aurrera emandako urratsak ezagunak dira azkenekoak adierazgarrienak direlarik hezkuntza komunitate guztiarekin

eta beste bat hezkuntza arloko sindikatuekin dakizun bezala

esan dezakegu bidea beraz markatu egin dugu eta bide horretan jarraitu egingo dugu gure esku dagoen guztia egingo dugu

aurrera jarraitzeko hau ez da bakarrik gobernuaren bidea izan behar agirrezabala jauna zenbat eta bidelagun gehiago errazago lortuko dugu helburua

en el consejo de ministros se ha aplicado en euskadi hau ez dugu bakarrik egin behar hau ez da gobernuaren edo alderdi politiko baten

ondo funtzionatzen du urte asko eta pertsona askoren lanari esker euskal hezkuntza sistema eredugarria da eta emaitza onak ematen ditu

ez gaude prest funtzionatzen duen zerbait aldatzeko are gutxiago lege honek inolako bermerik eskaintzen duena eta duenean

garrantzitsu bat alderdien arteko akordioa sustatzea da gu guztioi dagokigu errealitate honen berri ematea eta eredugarria izatea

hamar puntu hauek azpimarratuko nituzke orain arte izandako lan bileren ondorioak biltzen dituztenak nire ustez hau da beraz

eskolak urteetan irabazitako esparrua galdu egiten du eta horrekin batera estatuak kontrol osoa ezarri nahi du ebaluazio kriterioetan laugarrena

adibiderik nabarmenena hainbat aldiz aipatzen den finlandiaren adibidean aurkitzen dugu el estado monopoliza

hau da euskadik defenditzen duen eredua eta estatuak alderantzizko bidea proposatzen du ez dauka zentzurik ez hanka ez bururik bosgarrena

euskal hezkuntza sistemak egindako lana ez du kontutan hartzen nahiz eta lehen esan dudan bezala hemen lortutako emaitzak hobeagoak izan en noveno lugar

aurrera egiten jarraitu beharrean atzera egingo dugu eta hori ez dugu onartzen ez dugu onartuko euskal hezkuntza sistemak ez duelako onartuko

eraiki behar dugu orain arte lortutakoa bermatzeko eta aurrera egiten jarraitu ahal izateko hau da gure proposamena adostasunarena hau da gure bidea

adostasun zabalaren bidea ireki nahi dugu urteetan lan askorekin lortutakoa mantentzeko eta hobetzen jarraitzeko eta bide horretan akordio horren bila
arituko gara buru belarri hurrengo egunak eta asteetan ere zalantzarik gabe eskerrik asko lehendakari jauna jarraian agirrezabala jaunak dauka hitza

bai eskerrik asko mahaiburu andrea eta eskerrik asko baita ere lehendakari jauna emandako erantzunagatik

zure interbentzioa eta nire interbentzioaren arteko diferentzia bat egon badago diagnosian

ze ondorio txar oker ekartzen dituen euskal hezkuntza sistemarako hain zuzen

genuke inongo arazorik izango zuk egin duzun

dekalogo deitu diozun diagnosi hori sinatzeko eta bat etortzeko hor ez daukagu inongo problemarik

kontua da nik uste dut hemen galdera dela

nire lehenengo interbentzioan bukaeran egiten nizuna hau da aplikatuko da

hartzen du ez aplikatzearena euskal autonomi erkidego honetan bai ala ez horixe da mahai gainean momentu honetan dagoena zeren eta

zuk gaur egin duzun ejerzizioa da azken egunetan egiten ari zaretena eta bai

irakurketa kritiko hori plazaratu duzu gaur hemen ere baina kontua da

irakurketa kritiko horretaz aparte nola egingo dio aurre gobernu honek eraso bortitz eta larri honi horixe da galdera

zure ahotik entzun nahi zuela euskal gizarteak euskal autonomia erkidego honetan ez dela aplikatuko

hori zure erantzunean ez zait garbi inolaz ere gelditu beraz hori da gakoa guretzat nik ez dut esaten nik bakarrik esaten dudana da

argi eta garbi esan zuen maiatzaren hogeita bederatzian

guk eskatzen dizuguna da hain zuzen zure gobernua prest dago konpromisoa hartzeko eta zure ahotik uste dut atera behar duela hizkuntz agentek eta euskal herritarrek hori espero dutelako ez dela lomce aplikatuko hemen horixe da hain zuzen zure nik ondorioztatu ez dudan erantzuna eta bai horri erantzutea eskatuko nizukeela edo gustatuko litzaidakeela bestalde aipatu duzu

izatearen inportantzia un amplio movimiento eta honekin esan behar dizut bat natorrela bat natorrela

iradoki nahiko nizuke momentu honetan hezkuntza eragileek eta sindikatuek egiten ari diren bidea hor daukazula

ez aplikatzearena eta ez aplikatzearen bidea planteatzen ari dira

eta hori lantzen ari da nik uste dut

hezkuntza eragile hauek guztiek sindikatu guztiek bat etorrita bidea zein izan behar duen gobernu honek bide horri ez

gu ere bidelagun izango gaituzu zeren behin eta berriro

gure taldeak ez duela inolaz ere onartuko hau aplikatzea hemen eta bukatze aldera bai

egin nahiko nukeela zera esan duzunean

me gustaría escucharlo por su parte besterik ez eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna eta erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea agirrezabala jauna

ondo baino hobeto dakit hizkuntza erkidegoan hizkuntza komunitatean edo komunitate arean baitan baten batzuek planteatzen dutena baina

gauza bera planteatu egiten duenik horrexegatik ari naiz esaten elkarlana egiteko proposamena egiten dudala elkarlanean sinestu egiten dudalako baina batez ere

bide hori eraginkorra dela erakutsi egin digu emaitzak lortzen duen bidea da eta hor datza gaur ere gure helburua jaurlaritza honen helburua

hezkuntza ituna urte askotako lana izan da hori da gaur daukagun ondarea berritu eta hobetu egin behar duguna beti ere elkarrekin eta hau da gure asmoa eta nik uste dut hau

horretarako hiru baldintza behar ditugu aurrenekoa diagnosi partekatu bat oinarrizko adostasun bat bigarrena

osoaren inplikazioa eta hirugarrena gure sistema elikatzen jarraitzea gure bidea egiten jarraitzea eta bide hori elkarrekin egiten dugu

hauek dira gure sistemaren ardatzak orain arte landu ditugunak hemendik aurrera jorratu beharrekoak acuerdo calidad y estabilidad

del actual sistema eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa

genero indarkeriaren alorreko kudeaketa funtzioak emakundeko zuzendaritzari

sánchez andrea eta erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

eskerrik asko sánchez andrea eta erantzuteko lehendakariak dauka hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna hamargarren

erretiratua izan denez gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera txarli prieto san vicente euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina defizitaren

eskerrik asko prieto jauna erantzuteko lehendakariak dauka hitza

jauna nik uste dut azkenean bat etorriko garela bat egingo dugula ez dakit nik aldarrikatu behar dugun oraindik ere nire aldarrikapena delako espainiako gobernuaren artean eta eusko jaurlaritzaren artean bi aldeetako bilera bat propioa izatea hori delako guri dagokion bidea eta espainiako gobernuaren entzun egitea

helburua bete dituzten komunitateak

gure autonomia erkidego bezala

bete egin dutenak aitormen bat jaso egin behar dute eta gaur euskadik defizit helburuak betetzen ditu he manifestado por lo tanto mi criterio

lehendakari jaunak dauka hitza señor prieto recojo

gai zerrendako hamabigarren puntua galdera diana carolina urrea herrera eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzak emakumeen aurkako

aurre egiteko neurriak finkatzeko irizpideei buruz zure da hitza
itxaron itxaron momentu bat itxaron bai presidente andrea galdera egintzat ematen dut

erantzuntzat ematen dut eskerrik asko lehendakari jauna

jaurlaritzaren izenean lehendakari jaunak dauka hitza eskerrik asko

gai honen inguruan emakumeenganako indarkeriaren aurka borrokatzea

gobernu honentzat lehen mailako arazoa ez ezik arazo korapilatsua ere bada emakumeen aurkako indarkeria eta erantzun integrala behar du eta hala aipatu egin dut nire aurreko partehartzean erantzuna ez da soilik adierazi behar

eraso egiten diotenean edo emakume bat hiltzen dutenean erantzunak denboran iraun egin behar du eta indarkeriaren sorburuan bertan izan behar du eragina jakina bai

bi lan esparru zabal planteatzen ditu bai sentsibilizazioa eta prebentzioa esan bezala baita ere biktima diren emakumeei laguntzea eta horiek babestea beraz sentsibilizazioa prebentzioa biktima diren emakumeak laguntzea eta babestea dira gobernu honen lan esparruak ahalegin honetan

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua

herri administrazio eta justiziako sailburuak benetako babes judiziala bermatzeko dituen asmoei buruz gallastegi